egun on berriro ere osoko bilkurari jarraipena emango diogu lehenengo puntua azkeneko puntura pasako dugu beraz gai zerrendako bigarren puntuarekin hasiko gara memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuaren zuzendaritza kontseiluko kideak izendatzea eztabaida eta behin betiko

artikuluan ezarritakoari jarraituz legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du ez

beste aurrekari batzuk ikusirik eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontutan izanik proposatzen dizuet oraingo honetan izendapena bozketarik gabe egitea legebiltzarkideren batek

beraz carmelo barrio baroja jauna josé antonio pastor garrido jauna iñigo iturrate ibarra jauna maría pilar zabala artano andrea eta julen arzuaga gumuzio jauna memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuaren zuzendaritza kontseiluko kideak izendatzen ditugu

euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua gasteizko hegoaldean tranbia zabaltzeko proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

hemen beti ere eskertzekoa da antolatzen diren herritarren lan bolondresa baina nahiz eta gaurkoan seguruenik ere guk esandakoarekin ados ez zareten egongo hirugarren aldiz azken bi hilabeteetan

eta iruditzen zait euskal herria bilduk bere posizioa nahiko argi finkatu duela hitz egin duen aldi bakoitzean nabarduraren bat edo agian ekarriko dut baina iruditzen zait sorpresa handiegirekin ez natorrela señora lópez de ocariz

akordiotik kanpo zaudetela momentu horretan eta ez duzuela jasaten besteek aurrera egitea bitarte horretan eta nahiago duzue

bultzatu gasteizko hiriak kasu honetan bezala aurrera egin dezan eta ekarri duzuen mozioa minutu batean desegiten da minutu batean desegiten da zergatik lehendabiziko puntuak

hori zuek esatea hainbeste urteetan tranbia ordenación urbana apo horretatik kanpo eduki eta gero da pasada bat baina

egin da egin behar zen tramitea aurreko ostiralean plenoan gasteizko plenoan egin da beraz egin den aldaketa horrekin nahikoa da obrak hasteko

eta hor gehiago ez dut esango bigarren puntuan

mugikortasun planari esan nahi diozu mugikortasun planak esaten ez duena

zuek nahi duzue esaten duena aldatu eta egokitu orain duzuen postura horrentzako

nik uste dut orain arte izandako eztabaidekin argi geratu dela ezta nik

eta hemezortzi puntu hiru artikulua eta bigarren xedapen gehigarria

legez kanpo ez dagoela dena den nik uste dut gobernuaren alderdiak

gure tranbiarekiko postura dagoela oinarritua hasteko

ze gasteizek zerbait ondo egin badu da azterketa sakon bat urteetan zehar agencia de ecología urbana de barcelonarekin batera eta eusko jaurlaritzaren diruarekin eta hemen mugikortasunaren plana

ipintzen ziren ezta eta nik gogorarazi nahi ditut ze garrantzitsua iruditzen zait ezta hor esaten zen después

urteko kontuak dira eta hamar urte hauetan autoak asko gutxitu dira ehuneko hogeita hamaseitik ehuneko hogeira edo tarte horretan dago

ondo egin dira baina gauza gehiago egin behar dira eta hemen dator

bi mila hamabost urtean akordioa sinatzen da eta akordioa aho batez hemen esan den bezala sinatzen da

errealitatea pixkat bihurritu egin duzuela ze gero hemen lehentasunak gora eta lehentasunak behera ari zarete

alderdi batzuk akordio horretatik jaistea baina akordioak esaten zuena esaten zuen

eta orduan klaro guk esaten dugu lehentasunakba iruditzen zaigu

lehentasuna dena dela ezin dela esan orain hau eta orain bestea

lehentasunak pertzepzio publikoan ba aldatzen joan daitezke eta zerbait erdi egina daukagunean aldatu hori gelditu beharko dugu gero aldatu beste lekura eta horrela ibili gintezke etengabean

eta badagoela paraleloan lana egiteko ahalmena eta guk uste dugu orain paraleloan lana egiten ari dela hau da ipar hego ardatza

amaitu ze amaitzeaz ari gara ez gara hitz egiten ari

aldi berean eta guri oso garrantzitsua iruditzen zaigu azkar busa guk azkar busa deitzen diogu brt edo bus rapid transit edo delakoa

linea periferikoa hainbeste pertsona mugitzen duen linea hori ere

iruditzen zaigu tranbiak dituen onura batzuk edo asko dituela eta oraindik beste batzuk gehiago soinu aldetik eta abar eta abar eta gero iruditzen zaigu

mendebalde ekialde ardatz horretan ze salburua erdigunea zabalgana

guk hasiera batean esaten dugu horretarako arabatran izan daitekeela tren tran opzio hori opzio onena baina beno

baina orain aukera dugunean administrazioak ados daudenean eta dirua dagoenean por cierto alderdi popularrak aurrekontuetan onartutako dirua hori ere beste bat da orain berriro ere gauza guztiak geldiaraztea eta lehentasuna beste

ez bat eta ez bestea izatea horregatik gu gaude pakete osoaren alde eta bide bakoitzak jarraitu dezala ahal duen neurrian baina orokortasun bati begiratuz eta

azkenik eta pixka bat ahots kritikoen inguruan

guri iruditzen zaigu tranbia publikoa dela kolektiboa dela gaitasun handikoa dela elektrikoa dela

beste kontu batetaz hitz egiten ariko ginateke eta mugituko dituela

ez bakarrik erdigunera hiri osora eta hiri osoa ekarriko duela adurza eta san cristobalera eta hori ere garrantzitsua da esatea

hor daude hegoalde gizarte etxea ikastetxe gehiago eta abar eta abar eta kontrako kontuak ikusten ditugu nola ez ditugu ikusiko kontrako kontuak esan nahi dut
ni inguruan bizi naiz ni egunero pasatzen naiz hortik ehun metro baino gutxiago ditut parada batetara amaitzen joan

baina egia da egia da zuhaitzak moztuko dira egia da obrak nekagarriak dira egia da aparkaleku gutxiago egongo dira

egia da parte hartze prozesua ez dela behar bezalakoa izan egia da egia da malgutasun falta duela tranbiak ere hori ere egia da baina azkenean

begiratuta merezi du edo ez du merezi hori da gakoa azkenean

zuek ez ez gaude ados besterik gabe

eskerrik asko otero jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

egun on guztioi hemen ideia trukaketa honetan denbora eman genezake mozioan eta ebazpen proposamenean aipatutako aspektu tekniko

gezurtatzen baina denbora galtzea izango litzateke aspektu horiek argumentutzat hartu duzue eta ez duzue amore emango hori bai zuena da bera dena irregularra da

edo judizialera ez daukazuelako zereginik eta jakin

poder aprobar estos presupuestos laburtuz bi urte eta hogeita hamaika egun egon zarete proiektua saltzeko behin eta berriro berristeko eta aurrekontuak onartzean horren alde egiteko eta gero

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz

rojo anderea mesedez isiltasuna

eskerrik asko oso ondo becerra jauna eh bildu taldearen ordezkaria bai bertatik otero jauna bai

tellería jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko da lópez de ocariz andrearen mozioa puntuka eskatu da arazorik badago bozkatu daiteke beraz lehenengo eta bigarren puntuak bozkatuko ditugu

lehenengo eta bigarren puntuak ez dira onartu jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

berrogeita hamabi contra hamaika abstentzio beraz ez da onartu hirugarren puntua gai zerrendako laugarren puntua mozioa

hegoaldeko tren saihesbidearen inpaktuari eta beste tren azpiegitura batzuekiko konektibitateari buruz

aldezteko mila esker

eta jakin nahi genuen ea nola konponduko dituzten barakaldo bezalako herrietan adibidez aldi berean irtenbide bat bilatu behar da bilboko la peña

merkantzia trenak aire zabalean jarraituko dutelako pasatzen

handituko ditu eta luzatuko ditu etengabe batek daki noiz arte hori dela eta mozio bat aurkeztea erabaki genuen gai honen inguruan gure proposamenak zehazteko arazo horiei aurre egiteko asmoz como ya dijimos el

defendatzen duguna bat merkantzia trenek ez dute hiriguneetatik aire zabalean gurutzatu behar eta ez bakarrik

bilbotik eta basauritik ere ez bigarrena jaurlaritzak beste proiektu bat aurkeztu behar du

hamabostean aurkeztu ziren alegazioei aurre egiteko eta kalteak murrizteko batez ere

ez pasatzea abiadura handiko trenaren bilborako sarbide tunela erabiltzea proposatzen dugu era horretan trenbide sare ezberdinak osagarriak izan dadila

mila esker eskerrik asko becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea

interpelazioaren ondoriozko mozioa eztabaidatzen dugu puntu honetan elkarrekin podemosek aurkeztutakoa hegoaldeko tren saihesbidearen ingurukoa becerra jauna aitortu behar dizut ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburuak eman zizun erantzuna entzunda uste nuen ez zenuela mozio hau aurkeztuko por contextualizar el tema

y meatzaldea hori dela eta azpiegitura honek eremu horretako berrehun mila bizilagun baino gehiagoren bizitza kalitatea

sailburu andreak azaldu bezala gaurko eta biharko proiektu hau ezin daiteke ekintza bakarrean egin beharrezkoak izango dira bi fase

eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria

edo zer egin mozio honekin eta azkenean erabaki nuen zuzenketarik ez aurkeztea izan ere iruditzen zait eztabaida

gai honen inguruan bariante sur ferrobiararen aspektu teknikoez

ontzat ematen ditugu bi premisa bata abiadura handiko trena egin egingo dela eta bigarrena bariante sur ferrobiaria hori ezinbestekoa eta

egin ezin dituen horiek nolabait ere konplementatzeko eta nik bi premisa horiekin ez dut bat egiten

ez dudalako uste aht azkenean egin egingo denik euskal y ez dut uste azkenean egin egingo denik eta beitu ari naizela hankak bustitzen guztiz bururaino esango nuke nik ba nik uste dut ez dela egingo

arrazionalitate bat sartuko delako eta nolabait ere dokumentazio tekniko zientifikoa hori existitzen dan hori eta zuri hainbeste grazia egiten dizun hori tellería jauna hori

eta herri honek behar dituen merkantzia eta pertsonen garraio planifikazio oso bat egiten delako hori izan beharko luke desiragarriena ganbera honetan ez hori gertatuko delako baizik eta espainiak ez daukalako dirurik hori egiteko

irunen estatu frantziarrera begira ikusten ari garena

korapilo hori ere askatzea ez dakit noizbait lortuko dan orain irunen dagoen

garraio merkantziarentzako inolako proposamenik

soilik pertsonentzako planteatzen duelarik eta badaukagu gure

eta badoa eaj eta esku bat botatzea erabakitzen du azpiegitura

ez nau harritzen nolabait ere hirurok betiko hirurok zementuaren aldeko apustua egitea azpiegitura handien apustua egitea eta beti topiko kakotx topiko batzuk erabiltzea

konpetitibitatea onuragarria eta sostengarria orain azken urte hauetan iraunkortasunaren aldeko adjektiboak erabiltzeko ohitura daukagula beraz osoko emendakin horri ezer gutxi esan diezaioket ikusten dudala ez dala egingo aspektu teknikoei dagokienez

trenez aterako bilboko portutik guk uste dugu bilboko portuak behar duela merkantzien garraiorako azpiegitura uste dugu behar duela uste dugu

dagoen azpiegitura oso kaxkarra dela uste dugu gaur egun dagoen azpiegitura horrek izugarrizko afekzioak eragiten dituela zaratak direla trenbide pasaguneak direla badakigu izugarrizko kontestazioa dagoela herrien partetik eta uste dugu kontestazio hori oso razonablea dela

hau da horretan ez dago inolako arazorik eta nik uste dut diagnostikoan bat egin genezakeela bilboko portutik trafikoak bideratu egin behar dira nolabait

garraio merkantzien ehuneko laua soilik mugitzen da trenbidetik gaur gaurkoz egia da edozein garraio planifikaziotan gure aspirazioa izan beharko lukeela portzentaje hori gehitzea

datu ofizialek esaten dutena da garraioaren gehikuntza merkantzien garraioaren gehikuntza ehuneko hogei batetara igoko dela beraz anbizio gehiegirik gabeko proposamen baten aurrean geundeke aht hori egingo balitz eta insistitzen dut uste dut ez dala dirurik egongo ez dela madriletik borondaterik egongo eta beraz bariante subferrobiaria bat planteatzea eta planifikatzea egingo den aht baten inguruan eta hor nahi dizuet kritika egin eta hor nahi dizuet kritika egin

nolabait ere kritikoa izatea errazagoa dela eta politikoki gehiago erretzen zaituela kritikoa ez izateak eta proposamen praktikoak egitea

zailagoa dela politikoki posizio zailagoa dela kritikoa izatea nik uste dut gure posizio politikoa zailagoa dela

eta pedagogia handia egin behar delako jendeari esplikatzen azpiegitura handiek ez dituztela hainbesteko onurak ekartzen normalean ruina ekonomiko handiak ekartzen dituztela

eta mugikortasun beharrak ez direla konpontzen aipatzen dugunean eta horretarako pedagogia handia egin behar da

madrilek ordaintzen duen azpiegitura bat da guretzat oparotasuna eta onura ekarriko du eta horri frente egitea

nire uste xumean ausardia politiko eskasa izatea da ez duzuelako

eta ontzat ematen duzuelako hori emango dela eta beraz bariante sur ferroviaria horri egin nahi duzuena da nolabait demokratizatu baina betiere ezbaian jarri gabe ahtren proiektua nik uste dut hori dela lehenengo hanka sartze politikoa eta uste dut denborak eh bilduri arrazoia emango diola denbora kontu bat da badago irakurketa enpiriko handia gai hauen inguruan badaude proiektu pila bat bertan behera geratu direnak eta denok ezagutzen ditugunak espainiako historia horren

eta daukagun azterketa enpiriko guztiek horra eramaten gaituzte eta nik uste dut kasu honetan ere denborak arrazoia emango digula zoritxarrez dirutza

bariante sur ferroviaria bera ere laurehun eta berrogeita hamairu milioi euroko proiektu bat da lehenengo fasean ez dakigu ezta proiektu hori zertan datzan dagoenean informazioa nahiko eskasa da nahiko iluna da eta ez daukagu ziurtasun handirik

maila teknikoan eztabaidan hastea iruditzen zait ere temeridade bat eta ausarkeriaz jokatzea iruditzen zait uste dudalako oraindik ere proiektua guztiz ezagutu behar dela informazioa eman behar zaigula gobernuak informazioa eman behar digula zein izango den egongo den demanda ze

zein izango den onura soziala errentagarritasun ekonomikoaz hitz egiten dugunean europak oso garbi ditu arauak eta arauak dira errentagarritasun ekonomikoa errentagarritasun sozialari

non ezartzen duen metodologia bat eta formulazio bat nola iristen garen

kostu onura azterketa bat egin eskari azterketa bat egin eta horren arabera trazatuak eta alternatibak ikustea

pnvk espainiako gobernua sostengatzeko lau urtetan espainiako gobernu ahul hori sostengatzeko egin duten akordioan nolabait ere ekarri duten saritxo bat eta nik uste dut ezin garela horrelako saritxoetan erori egin behar duguna dela planifikazio zorrotz bat

eta pertsonena arantxa tapiak oraindik argitu beharko digu ea espainiak jarraitzen duen insistitzen euskal y a soilik pertsonentzako izango den eta beraz

fantasia izaten jarraituko duen lortuko duen espainiar gobernuari nolabait ere kentzea

edota azkenean bidaiarien arteko aht bat izango den

ezin da ezer planifikatu nik uste dut lehenengo egin behar duguna dela hori egin behar ditugu herritarrak entzun udal horiek entzun udal inplikatu guztiak santurtzitik hasi eta basaurirainoko udal guztiak auzo elkarteak egon behar gara guztiekin aztertu behar da gaur egun dituzten afekzioak nola kendu

askotan afekzio horiek askoz aktuazio txikiago eta puntualagoekin egiten dira zeren askotan nahi ditugu matar moscas a cañonazos eta uste dut bariante sur ferroviaria horren eredua dela

beraz nik uste dut eskatu beharko genukeena kritikotasunetik bai baina erantzukizun politikotik eskatu beharko genukeena da bi proiektu hauek bertan behera geratzea

merkantzien prospekzioak zeintzuk diren bilboko portuaren estrategikotasuna denok ikusten dugu ikusi zeintzuk diren garraio eta merkantzien beharrak zeintzuk diren pertsonen beharrak eta horren arabera

edota eskaintza berririk behar ezean zer egokitu behar den gaur egun dagoenetik

eskerrik asko damborenea jauna andueza jauna euskal sozialistak

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria ugarte anderea zurea da hitza

arantza tapiak esan zuen atzo eta oso garbi geratu da beitu zementuaren

oso ezaguna da eta arrazoiak nik uste dut jendarte guztiak ezagutzen dituela jendarte guztiak ezagutzen dituela errealitate enpirikoa terkoa da

zer esanik ez erraustegiarekin ia gaindimentsionatuta dagoela hasi baino lehenago

nik datu bat emango dizuet gobernuaren funtzionatzeko eraren inguruan

diputaziora rotonda guztiek gipuzkoako rotonda guztiek eta horietako bakoitzak

rotonda guzti guztiak bostehun mila eurotik beherako kostua zeukaten esango didazu gestio txarra oten den edo zer dan egiten duguna zer dan egiten duguna

baina horren gainetik egon behar da politikoa diru publikoaren kudeaketa txukuna egiten eta diru publikoaren kudeaketa txukuna egitea da austeroa izatea politikak egiten da efikazia eta eraginkortasuna bilatzea eta onura soziala bilatzea eta hori bost hori bost

da obra handiak egin proiektatu eta esleitzea eta gero erabilera gero gerokoak baina behin eginda eta diru guztia xahututa gero ia inork ez digu ezer esaten ezta

bidegirekin egin behar izan genuen lana ataka saio horretatik ateratzeko nik bakarrik dakit

ni repajolera idea superportuarena eskerrak

erabaki zela proiektu hori bertan behera geratzea eta proiektu hori bertan behera geratu zen

eta nik uste dut eta ez dakit pitonisa moduan arrakasta izango dudan edo ez

lakuaren artean ze madrilek ez du merkantzien garraioa bideratu nahi

bariante sur ferrobiariaren proiektuak zer zentsu dauka horrekin lotuta

nik ez dut holakorik esan proiektu honen aurka nago proiektu honen aurka nago ez dut uste

supuestamente garraio trafikoak bideratzeko ehuneko hogei bateko

zatia egiteke dagoenean ez dakigunean zer gertatuko den nik ez dut baiezko zuririk ematen baizko inkondizionalik ematen are gutxiago diru publiko kantitate handi horietaz hitz egiten baldin bagabiltza eta komeniko litzateke zuek guztiok ere ideia berdinak aplikatzea eta

ze orduan diru publikoaren xahuketa ez litzateke izango gaur egun dena nik uste dut planteatzen ari garenean mota honetako azpiegiturak egin behar duguna da geratu

ze eskari dagoen ze eskariaren elementua ez dugu mahai gainean jartzen

positiboak egiten diren handik urte batzuetara ebaluatzen direnean inoiz betetzen ez direnak

lola pitonisa baina beste asko ere estudioak dituztenak eta teknikoki onak direnak horretan horiek ere ezta porque nunca se ha cumplido

zein izango den eramango den tona kopurua erraustegi horretara horren arabera egindako planifikazioa

seriotasun gehiago behar dugu seriotasun gehiago behar dugu badaude alternatibak eta alternatibak dira pasagunea kentzea eta zaraten arazoari konponbide bat ematea

bideratzea ahalik eta diru kantitate txikienarekin ahalik eta inbertsio txikienarekin ahalik eta soluziobide handiena bilatzeko errentagarritasun soziala deitzen zaio badago teknika bat zientifikoa dena hori aztertzen duena eta hori egin daiteke borondate politikoa baldin badago
zementuan inbertitzen jarraitzea baldin bada modelo aitu horretan jarraitzea baldin bada orduan ez gara konponbidetara iritsiko eskerrik asko eskerrik asko ugarte

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu becerra carollo jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko mozioa jarraian bozkatuko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

atzerapenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

andrea lehendakariak sailburuak ez daude orduan legebiltzarkideok egun on guztioi

isiltasuna mesedez eskerrik asko presidente andrea

hamarean alderdi popularrak legez besteko bat proposatu zuen gai honi buruz eta eztabaidatu zen abenduaren hamabostean proposamen honetan alderdi popularrak eusko jaurlaritzari eskatzen zion lau hilabeteko epean ekar dezala babes sistemaren erreforma bat

aurreko legealdian esan behar dugu nola debatea irekitzeko aukera

bi aukera izan genituelako eta debatea esan behar dugu legebiltzarrean ukatu zela el pasado

esan dudan bezala alderdi popularrak abstenitu zen konponbideak atzeratzen zirelako

gobernuak gobernu berdinak zeren azkenean

gobernua eta urkullu zen lehendakaria ez zuen ezer egin eta orain jarraitzen du jarrera berdinarekin teníamos dos enmiendas inicialmente a esta

eta laguntza sozialaren araudia aldatzeko proposamen bat bidali behar duela legebiltzarrera

kaixo egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu anderea legebiltzarkideok gaur berriro ere

hitz egitera etorri gara poza handiz hartu dut kontsentsua

ez du ia inor errepresentatzen eta egoera honetan zer lekutan kokatu nahi zareten birpentsatu beharko zenukete

andrea eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea eguerdi on guztioi gure ustez gaur talde popularrak eztabaidatzeko ekartzen digun mozioak arrisku bat dauka orain sei hilabete adostutako gaiaren gainean beste proposamen bat

abenduan gizarte laguntzak erregulatzen dituen araudia aldatzeari buruz onartutakoa bizkortzeko helburuarekin hain zuzen edo hori da behintzat eurek esaten dutena eta ezin dugu ukatu akordioak epe laburrean errebisatzeak atzera pausoak edo aldaketak ekar ditzakela eta akordioak adostasunak onak direnean ez mugitzea ez ukitzea hor dago aipatu dugun arriskua horregatik hasteko eh bilduk argi du momentu honetan zerbait egitekotan abenduan adostutako bidea berrestea baino ez genukeela egin beharko bide hori martxan dagoelako

oinarriaren dokumentu aurkezpenarekin izugarrizko prozesuan sartu garelako agian abiadura ezberdinetan bideratuz

planteatuz baina abiapuntu berbera izan ezkero

ez dugu izango inolako arazorik adostasun zabaleko prozesuan

aritzeko aldiz bidea abiapuntu ezberdinetatik hasten badugu oso zaila izango da edo izango dugu helbururik adostea

abiapuntua oso argi ditu oso argi geratu da babes sistemaren inguruko adostasuna berreskuratu egin behar dugu zalantzarik gabe

elkartasunean eskubideetan eta justizia sozialean oinarrituta babes sistema sendoagoa zabalagoa hori

beste talde politikoak kontuan hartzen baita bestelako eragile sozial eta sindikal ere ezin ahaztu hemen araudiak legeak

finean egun sistema honetan dauden disfuntzioak eta hutsuneak

erabiltzaileak adituak eta egunero era batean hala bestean prestazio hauek bideratzen dituztenak direla beraz sistema aldatu behar da jakina baina egiten bada izan dadila sistema osoa eta zabaltzeko izan dadila gizarte kohesionatuagoa lortzeko duintasuna bermatzeko izan dadila kontsentsua berreskuratzeko eta hori da hain zuzen gaur sinatu dugun erdibideko zuzenketa

errekuperatzeko asmoz beraz egin dezagun elkarrekin hasi den ibilbidea konpartitu ditzagun ardurak denon sistema
delako denon eskubideak direlako eskerrik asko eskerrik asko blanco

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi diru sarrerak bermatzeko errentaren eta lanbide euskal enplegu zerbitzuaren erreformaren atzerapenari buruzko mozioa dugu eztabaidagai

alderdi popularra tematuta dago gairekin behin errepikatzen du eusko jaurlaritza berandu dabilela diru sarrerak bermatzeko errenta arautzen duen legearen erreformarekin eta ez dugu inolaz ere bere ikuspuntua konpartitzen beste bozeramaileek izan duten bezala legealdi honen hasieran

enplegu eta gizarte politiketako sailari bost hilabeteko epea

hobetzeko oinarrizko diagnostiko txostena legebiltzarrean aurkezteko artolazabal sailburuak bete egin zuen agindua emandako epean eta beharrezko azalpenak batzordean eman zituen maiatzaren hogeita hamaikan

interpelazio egunean eta aurretiaz ere gai honen inguruan mantentzen dituen argudioekin

ez dugu babestuko oinarrizko ekimena gainera abenduan eskatutakotik haratago doa eta gizarte babes sistemaren aldaketa osoa egitea eskatzen da

salvo el partido popular jaurlaritzak legearen aldaketa prestatzen duen bitartean enplegu gizarte politika eta gaztedia batzordean

erakunde eragile eta talde ezberdinen agerraldiak bultzatzeko konpromisoa hartzen dugu talde ezberdinek euren ikuspuntuak

eduki ditzan baina gobernua lanean badabil eta lanean jarraituko du lege proiektu hori lehenbailehen lehenengo hiruhilabete horretan hona ekartzeko zuzenketa honekin adostasuna aurrera joatea eta legea hobetzea bilatzen ditugu

askotan esan bezala diru sarrerak bermatzeko errentaren aldaketa adostasunez

onartzea guztiz garrantzitsua iruditzen zaigu eta gaurtik aurrera ere zentzu horretan lan egiteko prest agertzen da euzko abertzaleak taldea

talde gizarte eragile eta erakunde ezberdinei entzun euren ikuspuntuak batu eta jaurlaritzari helarazi eta gero gobernuak bidaliko digun legen proiektua landu hobetu

horretarako talde guztion elkarlana beharrezkoa da eta euzko abertzaleak taldea aurrera egiteko konpromiso sendoa

goazen batera dugun gizarte babes sistemaren alde egiten horretarako jaurlaritzak ekarriko duen lege proiektua zintzotasunez eta

arregi anderea erantzunen txandara pasatuz garrido anderea zurea da hitza

erantzunen txandan norbaitek hartu nahi du parte bertatik guanche anderea

zure baimenarekin eserlekutik hitz egingo dut señora garrido bakarrik

representa besterik ez eskerrik asko guanche anderea sánchez andereak ez dut hitzik hartu behar

bai bai zure baimenarekin eserlekutik presidente andrea señora garrido el gobierno no dilata

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak elkarrekin podemos eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zortzi eman dugu bozka hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa zazpi

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gaitz larriak dituzten presoen askatasuna galdegiteko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eta eguerdi on eta ongietorriak ere sare etxerat eta

maiatzaren hamazazpian giza eskubideen batzordean izan ziren bi agerraldi oso indartsuak sare elkarteak gaitz larriak dituzten euskal presoen muturreko egoeraren berri eman zuen joseba azkarraga eta luis galdós sare mugimenduko ordezkariek adierazi zutenez gaixotasun larri eta

euskal preso hogeita bi horietatik batzuk oso kasu ezagunak dira ibon iparragirre aitzol gogorza txus martin

joxe ramon lopez de abetxuko hauetako batzuk tratatu ditugu ere legebiltzar honetan beste batzuk anonimatua mantentzea nahiago izan dute eta hau adibide bat ematearren juan mari

ez zuen publikoa egitea nahi bere gaixotasuna baina atzo bertan atera zen dueñasko kartzelatik kode penalaren

artikuluaren bitartez entzutegi nazionalak bere zigorra eten ostean duen

berri on bat zalantzarik gabe hori da eh bilduk zabaldu nahi duen bidea kasu ezagunak edo kasu ezezagunak

kalean egon beharko lukete zigor legedia eta kartzela legediaren arabera baina bide horiek blokeatuta daude blokeatuta gainera arrazoi politikoengatik blokeatzen da azterketa eta diagnostiko goiztiar bat izateko eskubidea

tratamendu egokia jasotzeko duten eskubidea blokeatzen da kartzela osasun zerbitzua transferitu duen euskal zerbitzu publikoan artatuak izateko eskubidea eta azkenik blokeatzen da larria eta sendaezina den kasuetan kalean gaixotasunaren ondorioz

venganza bi mediku hauek gorostiaga eta aiak azaldu zuten batzordean zein egoeran aurkitzen den

bat ezaguna den kasu zehatz bat txosten bat egin dute osasun publikoaren beste hirurehun medikuk eta osasun hainbat elkarteek babestuta ez da ohikoa horrelako

aldetik preso baten gaixo baten kasuaren inguruan

inguruan baina kasu berezi baten inguruan edozein momentuan ondorio lazgarri bat izan dezakeena

egoera larrian daude egoera urgentean daude eta ez dugu nahi hildakorik kartzeletan edo kartzeletako ateetan

beste tragediarik ez bizikidetza prozesu bat aurrera eraman nahi badugu behintzat eta horretarako gobernu espainolaren espetxe politika

indarrak batzea eta indar horiek gero eta anitzagoak izatea eta gaur esan behar dut hori lortu dugula gaurkoan nik

bat ikusten dudala pp salbu gainontzeko

bat egiten dugu kapazak izan gara ados jartzeko eta gaixorik dauden presoak aske gera daitezela elkarrekin

otras cuestiones gizartean dagoen adostasuna politikara ere ekartzea lortzen ari gara eta norabide horretan jarraitu nahi dugu lanean artean pp eta gobernu espainolaren diskurtsoa eta jarduna defenda ezinak direlako eta sostenga ezinak direlako

ari gara urgentea zen erantzun bat ematea eta gaurko honetan legebiltzar honek esperantza itxaropena emango die gaixo larri dauden presoei esango diegu ez daudela bakarrik esango diegu

daudela dituzten eskubideak bermatuak egon arte aske

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria uria jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi giza eskubide guztiak guztiontzat eta leku guztietan hau izan da beti

printzipio honek zuzendu egin du beti gure ekimen politikoa eta gaurkoan ere printzipio honek baldintzatzen du gure jarrera espetxe politikari buruz euzko alderdi jeltzalearen jarrera argia da eta izan da

euzko alderdi jeltzaleak denbora luzea darama behin eta berriz espetxe politikan aldaketa bat eskatzen legebiltzarrean egin dugu baita madrileko gorteetan

gure konpromisoa argia eta ezaguna da presoen urruntzearekin amaitu behar da eta gaixorik dauden presoen egoera giza legez konpondu egin behar da giza legea eta giza eskubideei errespetua zor diogu hor dago gakoa hor dago gakoa beti

personas humanas con derechos humanos besterik ez eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

eskerrik asko llanos andrea erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

posizioa eta izan duten jarrera testu hau aprobatu ahal izateko norbera bere ñabardurekin eta gaur pentsatzen dut larri gaixo dauden presoak

mezu bat jaso dutela eta itxaropeneko mezu bat izan dela legebiltzar honetatik

arzuaga jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria uria jauna zurea da hitza

a este parlamento eskerrik asko eskerrik asko uria jauna euskal sozialistak ez dute hitzik hartu behar euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa nueve contra beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da